egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea mozioa larraitz ugarte zubizarreta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ugarte andrea zurea da hitza egun on lehendakari andrea mahaikideak
egun on legebiltzarkideak bueno duela aste pare bat eduki genuen

espainiar aurrekontuen inguruan eaj eta alderdi popularrak lortutako akordioaren inguruan

orduko interpelazio hartan zentratu nintzan asko batetik nori ematen zitzaion babes hori garrantzitsua iruditzen zaidalako ere espainiar gobernua egun honetan gaur egun nork sustengatzen duen nor dagoen gobernu horretan zein irizpide politiko dituen zer nolako korrupzio eskandaluez

inportantea iruditzen zitzaidan hortaz hitz egitea eta hori bezain inportantea iruditzen zitzaidan ere akordio horretan islatzen zen

hau da eajk akordio horrekin zer lortu zuen jakitea beraz

eta gaurkoan hirugarren erpinari heldu nahi diot eta hirugarren erpina da zer den adostu dena zer den babestu dena

alderdi popularrari eman diona hau da zertan diren espainiar aurrekontu orokorrak ekitaldi honetarako espainiar aurrekontu orokorrak

espainiar aurrekontu orokor horiek zertan diren zeintzuk diren euren partida nagusiak eta zer suposatuko duten irakurri dut medioren batean

espainiako kongresuaren eztabaida hemen errepikatuko dugula eta hein handi batean

hori idazten duen kazetariari eta hori esaten duen politikariari egia da zoritzarrez hemen espainian erabakitzen diren aurrekontu orokorrek

ez baikara estatu subirano bat ez baikara estatu independente bat eta zoritzarrez gaur gaurkoz espainiar estatuak kudeatzen baititu gure bizitzan egunerokotasunean ezinbesteko diren hainbat elementu pentsioak eta gizarte segurantza sistema osoa

lan arloko aspektu ia ia gehienak eta nagusienak eta abar eta beraz horrek daukan eraginaren ondorioz uste dut hemen eta eh bildurentzat

saiatu gara pare bat aldiz monografikoen bitartez proposatzen eztabaida hau eman zedila zoritzarrez eztabaida hau eman mahaiak ez duelako eztabaida hori ematea ahalbidetu eta mozio honen bitartez hain zuzen ere eztabaida hau eman nahi dugu izan ere ez baikara gu ere izan espainiar aurrekontuak hemen

eaj izan da espainian egindako akordio horren bitartez aurrekontu horiek gaur gaurkoz agenda politikoan jarri dituenak eta aprobetxatu nahi nuke igandean gara egunkarian ikusitako elkarrizketa batean andoni ortuzarrek esaten zuen esaldi bat

nire erreflexioak edo ba ganbera honetara ekartzeko eta zioen

berdinak direla aurrekontuak gutxi gora behera berdinak direla nolabait ere desdramatizatzearren eajk

nolabait ere esatearren berdin dela ze partidu dagoen gobernuan berdin dela zein den gobernatzen dagoen horren irizpidea eta ideologia aurrekontuak gutxi gora behera berdinak direla eta esan nahi diot andoni ortuzarri

eta batik bat esan nahi diot euskal jendarteari ez dela berdina ez da berdina ez da berdina

daukan aurrekontu politika aurrekontuak ez dira dokumentu aseptiko bat aurrekontuak dokumentu erabat politikoak dira erabaki politiko ezberdinek osatutako

direla aurrekontu batzuk instituzio batentzat eta beraz ezin dezakegula esan alderdi popularraren aurrekontu batzuk edo bilduk onartuko lituzkeen batzuk berdinak direnik ezta urrik ere

nabarmena dagoela ezkerrak sektore publikoan sutsuki sinesten duen bitartean ezkerrak sektore publiko indartsu bat nahi duen bitartean

eskuinak ez du horrelakorik behar eskuinak bere eredu neoliberalarekin ez ditu jendartearen beharrak asetu nahi ez da hori bere lehentasun politikoa

aberatsek ez dutelako mediku publikoetara jotzen badituzte mediku pribatuak badituzte ikastetxe pribatuak badituzte euren

langile klasea gara eta langile klase horietan pentsatzeko sektore publiko indartsu bat behar da eta hori da ezkerraren obsesioa edo hori beharko luke izan

nola poliki poliki bai eaen eta nola ez estatuan sistema hori babes sistema hori sistema publiko hori piskanaka piskanaka nola desmantelatzen ari den

lau urtetan eta esan nahi nizueke erabat erabaki politikoen batuketa bat dela aurrekontu sistema hori ez baita berdina

murrizketak egiteko eta rgiaren kontura dirua aurrezteko eta eskatu zuenean errolda urte batetik hiru urtera igotzea gipuzkoako aldundiak erabaki zena agi hiru urtetaraino luzatzea

hori bilduk egin zuen beste batzuek ez zuten egin beraz sistema ez da berdina

funtzionario publikoei gipuzkoako aldundian egin zen bezala edo soldata igoera bat espainiak erabakita zeukanean soldata igoerarik ezin zela egon ley de estabilidad presupuestaria zela medio ez da berdina ez da berdina zerbitzuen publifikaziora jotzea edo eta sos deiaken kasuan bezala publifikazio hori egin beharrean pribatizazioak

eta espainiako median dauden soldaten onarpena ez da berdina gipuzkoako erresidentzien afera nola konpondu zen gipuzkoan eta bizkaian dagoen txokolate guzti hori urtebete baino gehiago langileak greban daudenean erresidentziakoak edo eta ez denean berdina dependentziaren legea ez da kasualitatea espainiako dependentziaren legea

ez da berdina beraz inork ez dezala esan eskeleto horiek berdinak direla

ez da berdina diru bilketari dagokionez ez dugulako sistema fiskal berdina proposatzen eta egun hauetan alderdi popularrak garbi esan du

progresiborik planteatu sozietateen zerga

sozietateen irabaziek eta etekin handiek ez dezaten gehiago tributatu ihesbideak dedukzio fiskalak egon daitezen amnistia fiskalak eta indultuak egiteko joera dauka alderdi popularrak

eskuinaren obsesio bat dira hau da iruzur fiskala egiten duten horientzako baliabideak eta nolabaiteko babesak bilatzea aberastasun handiek ez tributatzearen aldeko apustua ere nabarmena da ondarearen gaineko zergak ezabatuz eta madrilgo komunitatean adibidez izan den paradisu fiskal horri eutsiz beraz uste dut eredu fiskalean eta diru bilketan oso inportanteak diren elementuetan ez gaudela ados eta eredu talka dagoela eredu talka dagoen bezala zorpetzearen politikan zorpetzearen politikan eredu talka dago zeren sistema fiskal potente bat bagenu progresiboa ekitatiboa

eta sistema benetan progresibo bat bagenu ba zorpetze politikak ere agian txikiagoak izango lirateke eta espainiak izan duen antsietate horretan

azpiegituretan inbertitzeko zorpetze mailak asko igo dituenean horrek ondorioak ekarri ditu eta gaur gaurkoz ondorioa da espainiako aurrekontu orokorrek euren ehuneko hogeita zazpia hau da euren laurdena baino gehiago defizit publikoa estaltzera bideratu behar dutela hau

zorra ordaintzeko eta interesak ordaintzeko erabiliko ditu espainiak bere aurrekontuen laurdena baino gehiago eta hau ere jendeak jakin egin behar du

zorpetzea egin behar denean egin beharra dago baliabide gehiago behar direnean baliabide gehiago behar dira baina baliabide horien bideraketa eta gastuaren kudeaketa ezin da izan gaur egun dena

langabeen bitik batek ez du inolako prestaziorik jasotzen estatuan familien ehuneko lauak ez dauka inolako sarrerarik ia ehuneko hogeita zortziko pobrezia tasa bat dago

eta langabetuen kasuan ehuneko berrogeita zortzikoa dena eta gazteen artean zeresanik ez ehuneko berrogeitik gorakoa euro zonaldearekin konparatuta ia bikoitza

ehuneko laurogeita bosteko tenporalitateaz hitz egiten ari gara gazteen artean eaen horrek eragina izan ote duen erreforma laboral horiek eragina izan duten

izan ere langileen eros ahalmena azken urte hauetan lau puntutan erori da eta

baldintzak mugatu direlako barkatu kontu bat hamabost minutukoa zen mozioaren aurkezpena ezta
hamar minutu jarri dizkidazue eta bost falta zaizkit horregatik hamar minutu izaten dira

hamar dira hamabost behar dituzu bai bai behar ditut azkar xamar egingo dut baina behar ditut beste

jakin dezan jendeak bi akumulatu edo bi elkarrekin direnean erabaki izango zen bozeramaileen batzordean hamar minutu izango zirela salbu
eskatzen baldin bazen gehiago behar zela bertan bale liburuxkan hamabost jartzen zuen

erdiak baino gehiago pentsioen erdiak baino gehiago zazpiehun eurotik beherakoak dira eta emakumeen kasuan hori ere ezta eta datozen hogei urtetan ehuneko hogei galduko da pentsioen kantitatea hemen

aipatzen zen bazegoela proposamen bat ehuneko biko igoera planteatzeko ehuneko biko igoera bat oso igoera xumea pentsioen inguruan

behartua zegoela langile publikoen soldatak kongelatuta bi mila bederatzitik eta pertsonal gastuek ehuneko bat koma seiko jaitsiera bat azken urte hauetan zeresanik ez pentsioak ez diren beste gastu sozialetaz hemeretzi mila milioiko

hau da ehuneko hogeita zazpiko jaitsiera bat zorraren ordainketara bideratuko den ehuneko hogeita zazpi hori jaisten da gastu sozialean eta euro zonaldekoaren hiru puntutik azpikoa da datu hauek datu batzuk dira baina nik uste dut oso esanguratsuak direla zein eredu

aurrekontu onartu dituen alderdi popularrak espainian gastua zertara bideratu da

bata defentsa hau da armada ejertzitoa militarrak otan guzti horretara eta bestea azpiegituretara azpiegitura erraldoietara

erabilera zalantzakorreko azpiegitura horietara eta espainiako datuak zentzu horretan elokuenteak dira honek zein eragin daukan ba euskal herrian eragin nabarmena dauka lehen aipatu dudan bezala eragin nabarmena dauka arlo sozioekonomikoan gure pentsioak

ez dituztelako pentsio duinak eta gainera pentsio horiek kontabilizatzeko baremoak espainiarrak dira espainiarrak dira eta

andaluzian edota euskal herrian denok dakigun bezala denok dakigun bezala hemen bizitza garestiagoa da eta hemen bizitzeko beharrezkoa gehiago da eta zentzu horretan ekiparazio horrek kalte besterik ez digu egiten eta kalte egiten baldin badu espainiako geografia osoan zeresanik ez eaeko hiru probintzia hauetan

gaia ez da bakarrik aspektu sozioekonomikoan geratzen gaia ez da bakarrik gure langileek ez daukatela negoziazio ahalmenik negoziazio ahalmen hori mugatu egin zaielako eta

jende asko hitzarmenik gabe geratu dela eta beraien soldatak asko murriztu direla

kasuan gipuzkoako aldundiak dirurik jarri izan ez balu gatazka horri amaiera emateko gaur egun gipuzkoako erresidentzia batean lanean legoken langile batetik

izango luke eta horrela sektore guzti guztietan konbenioak blindatu ezin izan diren sektore guzti guztietan eta hori aspektu sozioekonomikoari dagokionez baina aurrekontu hauek dituzten inplikazio politikoak ere hor daude eta nabarmenak dira bata bakegintzari dagokiona garbi dago alderdi popularrak ez daukala proposamenik herri hau bake eta normalizazio eskenatoki batetara eramateko azken zirkularra ikusi besterik ez dago estatu espainiarrarena

mendeku politika penitentziarioari eusteko asmoa daukala eta ez daukala inolako proposamenik herri hau

ez daukan bezala inolako asmorik kataluniari aterabide demokratiko bat emateko ez daukan bezala inolako asmorik euskal herrian ireki daitekeen prozesu independentista bati irteera demokratiko bat emateko

lomce mila kontu mila kontu

alternatiba hori pasatzen dela espainiatik alde egitetik rkullu jaunak egun hauetan esan du alternatibarik ez zegoela psoe desmenbratu bat edo alderdi popularra zirela alternatiba eta esan nahi nioke ezetz badagoela alternatiba

espainiatik alde egiteko horrek emango digulako benetako estabilitatea gaurkoz eta gaurko puntura

eta mozio honen bitartez eta parlamentuaren bitartez esatea espainiar estatuari espainiar gizarteari eta batik bat euskal herriko gizarteari espainiako aurrekontuak
erabat gaitzesgarriak direla eta eusko legebiltzarrak ez dituela babesten eskerrik asko eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

antzeman zitekeen baina debatearen lehenengo zatia entzun ondoren nik esango nukeena da

debate honetan espainiako eskema garaile irteten dela zergatik debatearen

estatuko presupuestoak izatez aparte bakoitzak nola arrazoitzen duen ikusita

podemosena ere bai eta zer esanik ez alderdi sozialista eta alderdi popularrarena hori hasteko zergatik

politikan heldutasun minimo bat edukitzeaz aparte baita ere eduki behar da ausardi politiko minimo bat gaur bai podemosek eta bilduk

hona ekarri behar zenuten pnvk eta alderdi popularrak lortu duten

alderdi popularra habilitatuta dagoen akordioa egiteko ala ez ustelkeria tarteko zergatik

inhabilitatuta omen daude behintzat etikoki eta politikoki

gauza ez da akordioak egitea gauza da zeren truke zer ordaintzen duen herri honek akordio horiek egitearren

que esa es otra materia bakea presoak eta beste gai batzuk negoziazio mahai gainean daudenak noski

oraingo legealdi honetan ere espainiako gobernuak eta espainiako gobernuaren presidenteak bere eskuetan ditu nik proposatutako edo nik egindako proposamen guztiak presoak gerturatzeko plana eta espetxe politika aldatzeko proposamena

baita ere nik espero dut espero dut baita ere akordioa nafarroako konbenioaren eskutik luzatzea

apustu egingo nuke lortuko dela eta agenda politikoaren beste zatitxo bat bezala baita ere apustu egingo nuke garoñakoa eroriko dela

erantzuten txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ugarte andrea zurea

lehendakariarekin interpelazioa eduki nuenean zerbaitek harritu banindun eta gero

eta gaur zure interbentzioa ikusita ohartzen naiz are gehiago

eta da zailtasun nabariak dituzuela alderdi popularrarekin egindako akordioa zuen filetan zuen bozkatzaileei saltzeko arazo nabariak dituzue berbalizatu zenituzten zeren hori egiteko joera daukazue eta arazo nabariak dituzue

dinamika horretan uste dut sobera ezaguna dela ausardien kontu hori aurrekoan adi egon bazinen

eztabaida hori eduki genuen eta ez dut gaur berriro eztabaida hori errepikatu nahi ez dut gaur berriro akordioaren

esan nizuen argi eta garbi akordio hori txarra zela eta asuntoa ez da akordioetara iritsi edo ez iristea

herri honek lortuko balu estatuarekin aurrez aurre preso guztiak kalera

eta hori izango balitz akordioa ona litzateke bai akordatu beharko litzateke bai autodeterminazio eskubidea herri honentzat akordatu beharko litzateke bai zer da akordatu dena zer da herri honetara ekarri duzuena presoak ekarri dituzue autodeterminazio eskubidea ekarri duzue bakea ekarri duzue

promesa bat inbertsio promesa bat aurretik ere izanak direnak portzierto eta

pasos a nivel batzuk eta zor ziguten eta lapurtu ziguten kupoaren desajuste bat orduan ez nekien baina mila laurehun milioietako zena eta hirurehun milioi falta direnak beraz likidazioa nahiko ajustatua enpate totala gaur nik uste dut errepikatu behar duguna dela aurrekontu horiek txarrak direla eta aurrekontu horiek dira akordatu dituzuenak horren truke eta hori da argi eta garbi esan behar dena herri honi eta hori da zuek eman beharko dituzuen azalpenak guk ez daukagu azalpenik eman beharrik guk ez baititugu akordio horiek egin

aipamen hori audientzia nazionalean adostasunak lortzen direla adostasun horiek ez ditu lortu eh bilduk

ez ote lukeen adostuko fiskalarekin de miguel espetxera ez sartzea ea

inor kartzelara joateko adostasunetara iritsi behar baldin bagara adostasunetara

eta alderdi sozialistari esango nioke ba gaur dela egun horietako bat

eta beste alde batetik dago tengo que marcar personalidad y perfil propio eta horren emaitza da aurkeztu duzuen emendakina hala ere eta izugarri pozten naiz estatuan bezala hemen ere kontsideratzen duzuela alderdi popularrak

ados gaude horretan eta gu prest gaude zuek planteatutako emendakin hori puntuka bozkatuko balitz lehenengo puntu horri babesa emateko eta eskatuko nizuekeena da onartzea zuen emendakin hori puntuka bozkatzea uste dugulako inportantea dela legebiltzar honek esatea aurrekontu horiek espainiar estatuko aurrekontuak herri honi eragiten dioten aurrekontuak

lanbide badaukagula baina enplegu sistema eta lan araudi guztia espainiarra da pentsio sistema guztia eta gizarte segurantza guztia espainiarra da

espainiak egiten ditu zoritxarrerako eta beraz uste dut badaukagula

posible egingo lukeena parlamentu honek aurrekontu hori ezetz esatea eta beste behin ere euskal herriak flandesko pika bat jartzea estatu espainiarrean besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak corcuera andrea

nada más y muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea

danborenea jauna euzko albertzaleak egibar jauna zurea da hitza

bezala aipatu izan dudan bozeramailea eta elkarrekin podemos zaretela jakin badakit nire errua izan da beraz barkamena eskatzen dut bueno garbi dudana ere jaso ez dudalako ez duzuela partekatuko ekimen politiko bat non lortutako akordioa gaitzestea proposatuko duzue momentu honetan

eta akordioaren zioak edukinak ez aztertzea eta hori ez ebaztea bueno zuen aukera da

inongo problemarik akordio hau gure oinarrietan basetan eta haratago

eta esango dizut gainera askotan zuen posizioak

askotan ez da esplikaziorik eman behar bentaja da

ez da ezjakintasunean dagoelako jendea

zer dagoen jokoan eta akordio honek euskaldun guztiak jarriko gaitu beste maila batean ez da handia

beste sendotasun bat eta lasaitasun bat ematen dizu agian urduritasun hori ez duzue zuek

baina lasaitasun horrek hamar urte itxi eta etorkizunari begira gure finantzak kontuak

herri honek behar dituen garapen politiko horiek egin ahal izateko hausnarketa horiek luzatu ahal izateko mesedegarri dira beraz

baita ere gaur ez duzu aipatu gaurko tonua pixka bat jaitsi egin duzu nonbait ez zen tokatzen

euro ahal da gure herriaren neurria salmenta duintasuna

aurrera egiteko prest gaude akordioetara iristeko ere bai handiak eta txikiak baina ez da erraza behintzat antzeko diskurtsoak

diskurtsoa bai niregatik ere berdina esango duzue hala esaten duzue baina ez da diskurtsoa bakarrik egun hauetan honetan genbiltzala akordioan madriletik gora eta behera zuk ere ikusten duzu ba jarduera politikoak

eta garai hartan gipuzkoako diputaziotik sortutako hainbat eta hainbat kereila tarteko eta horretan jakitun zara zu ba horiek bere pausuak hartu dituzte

nola bakarren batzuk aplikatzen duten zera hura oinarri hura

eta orain esadazu bestela ze esplikazio

edo eman behar dituzuen ya que esaten duzu esplikazioen garaia dela

zuen amets gaizto horietan galtzaileak behar direlako

garaituak hau da mendean hartutakoak ez da irabazi da garaitu

eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakezue

ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemosen legez besteko proposamenaren zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euskal talde sozialistaren osoko zuzenketa bozkatuko dugu puntuzka eskatu da beraz arazorik ez dagoenez lehenengo puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartuta geratu da lehenengo puntua bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

aldekoa berrogeita hamabost contra hamaika abstentzio beraz ez da onartu bigarren puntua gai zerrendako bigarren puntua talde parlamentario popularrak egindako legez besteko proposamena

zuzentzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza ekimena
aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko
presidente andrea egun on lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on

herritarrak kezkatzen dituen gai bat eztabaidatzera ekartzen

legealdietan proposamen berbera ekarri genuen eusko jaurlaritzaren jarrera berdina dela eta jarrera aldatu ez denez berriro debate hau komenigarria dela uste dugu legealdi honetan ekartzea

ekartzea eta alderdi popularraren helburua da euskarari gehiegizko balorazioa ez ematea hau da hori da erabakiorra ez izatea

profesional asko kanpoan geratzea sorrarazten duela eta horrela

dela eta bidegabeko egoera sortzen dela horrexegatik alderdi popularrean berriro esaten dugu hausnarketa ezinbestekoa dela

lanpostu bat lortzeko elementu determinatzailea bihur ez dadin

aldatzea eta komenigarria dela berdintasun printzipioa bermatzea

el pasado mes de mayo besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

egun on guztioi gaur alderdi popularrak eztabaidara ekarri digun proposamena errealitatetik at

egoteaz gain alderdi popularrak hizkuntza eskakizunen araudia lan eskaintza publikoan ezartzen diren irizpideak

dagokionean ezagupen eza duela adierazten digu edo

benetan enbarazu eta oztopo moduan ikusten ditu

litzateke komunitate elebakar batean noski gaztelaniazkoa bada hobe ezta

orain ulertzen dugu hobeto alderdi popularrak zer esan nahi duen esaten duenean euskara guztion altxorra dela benetan bilatzen ari zarete

baten modukoa izatea baina inork egunerokotasunean baliatu ezin duena eta hori argi eta garbi ikusten da zuen proposamenean

zaretenik zuen ibilbide nazionalista espainol itsu atzerakoi eta

gaztelera ez den barkatu inperialistak ez diren gainerako hizkuntzak sortzen dizuen egonezina eta aniztasunak ele aniztasunak eragiten dizuen

ikustea besterik ez dago bultzatzen dituzuen politikak baina soilik mesede bat eskatu nahi dizut zeren zioan ere esaten duzu eta hitza hartzen duzun bakoitzean esaten duzu

ez esan berriro euskara guztiok batzen gaituen hizkuntza dela eta euskara ezin dela alderdikerietarako erabili mesedez ez esan berriro zuen lege bestekoa gezurrez manipulazioz beterik dago lehenengo eta bigarren puntuak

makina bat urte etxe honetan daraman legebiltzarkide baten

tontotzat hartzea da soilik espero dudana da

gobernuak buru eta zentsu pixka batekin jokatzea eta espainiako alderdi nazionalistek

sareetan ez erortzea alegia hizkuntzen perfilen eztabaida ez irekitzea

egiteko eskatzen dizuet blindatzeko

administrazio publikoa guk ez daukagu arazorik

ez daukagu arazorik baina ez gaude prest atzera pausuak emateko eta ez gaude prest errebisio hori erabiltzeko

are gutxiago gaur egun baldintzak ditugunean egoera sozio linguistiko egokia daukagunean ezin hobean gaudenean

egiteko eaen bi hizkuntza ofizial ditugu beraz jakin nahi dut zein da euskararekin dagoen arazoa zein da arazoa euskararekin garrido andrea zein da

administrazioan sartzerako orduan euskararengatik inor

eta gaztelania ordea bai euskara ez dago gazteleraren maila berean subordinatuta dago aitzitik nahiz eta

gure komunitateak bere buruari eman dion estatutuak horrela jasotzen duelako orain dela berrogei urte euskal administrazioa sortu zenean egoera

ulertu genuen orain egoera soziolinguistikoa beste bat ez du zer ikusirik ordukoarekin

eta euskara gazteleraren parean egon beharko litzateke eta gainera orain administrazio publikoan belaunaldi aldaketa baten aurrean dagoenean ikuspegi estrategiko eduki behar genuke benetan aurrera pausuak emateko benetan administrazioa

baita ekonomikotik ere baita sozialetik ere diru asko aurreztuko genuke diru publikoa guztion dirua eraginkortasunez erabiliko genuke

irekitako eztabaida horri erantzuten saiatzen dela

gobernu hau kezkatuago ikusten dugu horretan benetan kezkatua egon beharrean euskararen normalkuntzan tinko

egitean baino eta hori aurreko astean izan genituen eztabaidak horrela

erakusten digute ikustea besterik ez lanbideren eztabaidan zer gertatu zen ertzaintzaren eztabaidan zer gertatu zen

eta ikusten ari gara beraz mesedez ez jauzi alderdi

ireki nahi duten maltzurki ireki nahi duten eztabaidaren sareetan pentsatzen dut pena merezi duela valentziako adibidea jartzea valentzian aldaketaren gobernua

egiten hasi da valentziera administrazioak normalizatzeko

gehiago begiratuko balio valentziako alderdi sozialistari eta bertan bultzatzen ari diren hizkuntzaren normalizazio politikei

urkulluk konbentzitu duela kupoaren inguruan ez dakidana da

urkullu konbentzitu duen hizkuntza politika ausartagoak egiteko

zer geratzen ari da valentzian labur labur azalduko dut alderdi popularrak urte luzeetan valentziera zokoratzeko eta bigaren mailako bihurtzeko

ari da gobernu berria behetik gorako prozesu baten bidez valentziera administrazioaren lehentasunezko

eta valentzieraren erabilerarako irizpideak onartu berri ditu gobernuak hainbat alorretan eaen izango genuke non begiratu kontuan hartu behar dugu valentzian elebidunak ehuneko berrogeita bederatziaren bueltan

eta badaudela ere zonaldeak elebakarrak direnak hau da elebakar

baina bertako administrazioa normaltasun osoz eta naturaltasun osoz ulertu dute eta onartu dute

administrazioan lan egiteko eta kontuz ez naiz esaten ari

ausartago jokatzen ari direla hizkuntzaren normalizazioan eta guk ere hor

zerbait ikasi beharko genukeela eta tira eta bukatzeko nola hartuko zenukete alderdi popularrak aurkeztu duen proposamen bera

baina gaztelerari egokituta aurkeztuko bagenu normala irudituko litzaizueke ez dakit pixkatxo bat pentsatu

zer egiten ari den eta bukatzeko pentsatzen nuen

utzi nauzu zur eta lur aurreko legegintzaldian gainditua geratu zela mediku ona edo euskaldunaren eztabaida

ikusi zuen eta baita gainditu ere hau da mediku ona izateko hizkuntza eskubideak ere bermatuak egon behar direla eta benetan

herritarren eskubide guztiak kontutan hartu behar direla eta bermatu behar direla garrido andrea zu ere ni bezala izan zinen batzorde horretako kide ez zenuen ikasi ez zinen gai izan ikasteko eta eztabaida hori gainditzeko

mesedez eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

arlo guztietan diot euskararen normalizazioaren aldekoak gara euskararen normalizaziorako adostu genuen mila bederatziehun eta laurogeita biko legea betetzearen aldekoak gara lege horretan

normalizazioaren aldeko eman diren urrats guztietan parte hartu dugulako euskal gizarteak euskaraz bizitzeko daukan eskubidearen aldekoak gara baina horretaz gain are eta gehiago eskubide sozial eta eskubide linguistikoen

zintzoa euskarari behar diren postuetan lehentasuna ematen eta beharrekoa ez denetan lehentasun hori malgutzen edota behar den heinean

esaten neban bezala eta errebisio horren arabera postu bakoitzeko betebeharren arabera behar den perfila aplikatu lehentasunak idatzizkoak hitz egitezkoak edota biak aplikatuz goazen ba errebisio hori

gerokoak gero ikusiko dugu errebisio horren arabera zer egin behar dugun decía la señora garrido que tendría que explicar

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria mendizabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea barkatu egun on guztioi inpresorak ez zait atera diskurtso guztia eta orain

alderdi popularrak antzeko ekimenak ekartzera garai batean garrido andreak esan duen bezala

popularren iritziz jaurlaritzaren oposizioetan euskarari ematen zaion balioak diskriminazioa eta desitxuraketa besterik ez du ekartzen emaitzetan

hori hori dela eta gauza pare bat argi utzi nahi ditugu batetik

edozeinetan komunikatzeko eskubidea dute administraziora joaten denean edozein administraziora eta administrazio horrek aukera hori

herritarrena da eskubidea eta administrazioarena da betebeharra

argi eta garbi adierazten digute eta inolako zalantzarik gabe geroz eta gizarte elebidunago baterantz goazela

horregatik logikoa da jaurlaritzak indarra jartzea horretan hau da

euskera edo hizkuntza hori

bermatzeko indarra jartzea herritarrek nahi dutena da geroz eta administrazio eraginkorragoa modernoagoa eta gertuagokoa izatea eta hori nekez lortuko dugu ez bada hizkuntza bermatzen hori baita pertsona eta administrazioen arteko loturarik intimoena

adibidea emango dut osakidetzan paziente eta osasun langileen artean milaka hartu eman izaten ditugu hizkuntzaren bidez gure minak adierazten ditugu hizkuntzaren bidez gu artatzen gaituzte hizkuntzaren bidez

eta horixe da hain justu zerbitzuaren kalitatea

mediku eta pazientearen arteko konfiantza ezaugarri nabarmena esango nuke baina abesti batek dioen moduan esan gezur bat mila aldiz errepikatu hitzez hitz handik gutxira ikusi egia bihurtzen hori da popularrek proposamenarekin lortu nahi dutena

heldu daitekeenik izan ere jaurlaritzako derrigortasun indizea ehuneko berrogeita hamarekoa da eta osakidetzakoa

horrez gain lanean ari diren administrazioetako langileek sabaipean geratzen omen dira ezin omen dute sabaitik gora joan hau da techo de cristal

administrazioak urte hauetan guztietan plangintzak jarri dituela langile horien eskura liberazioak barne

izan dituztela saiakerak eta askok dagokion hizkuntza eskakizuna lortu dutela ez partekatutako esfortzu horri administrazioko langileen heren batek lortu du

gero derrigorrezkoa ez den kasuetan merituen balorazioa da popularrek gaitzesten duten beste

por eso son los mejores además beraz zeintzuk daude oposizioetako aurreneko tokietan onenak eta onen horiek erakusten dute gauza bat

behar bezalako euskara jakiteko zerbitzu duin bat eman ahal izateko jendeak merezi duena bezalakoa

gehiago inprimatuta eduki beharra nuke ez

eskerrik asko mendizabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ordezkaria

eskerrik asko presidente anderea hasteko

alderdi popularraren jarrera tematia gai honekin gaur berriro ere euskarari buruzko

zoritxarrez banaka batzuk erakusten dutelako oraindik ere ez dutela ulertzen zein egoeratan bizi garen euskaldunok

euskararen egoera linguistikoa diglosia deitzen da diglosia apuntatu

aspergarria bezain kezkagarria joko politikoan

erabilera ematen duena alderdi popularrak ez da bateragarria esatea alderdi popularrak proposamen honetan egiten duen bezalaxe euskara

baina gero berriro hurrengo paragrafoan euskararen kontra jotzeko hori ez da bateragarria

egitekotan beharbada tabernan eztabaida batean baina hemen eztabaida serioak izatea eskatzen gaituzte herritarrok eta

oso gai serioa da guk sinesten dugulako geure ondare kulturala babestu egin behar dela argi dago bestaldetik oraindik ere

guztiok dakigu zein den egoera dakigun bezala garatutako hizkuntza politikak ez direla nahikoak izan

legez besteko proposamen honek onartu dezagun ez dio ezer gehitzen eztabaida honi are gehiago herritaren arteko mesfidantza sorraraztea baino ez du bilatzen eta

lehen esan dudan bezala hizkuntza politikak ez ditu bere helburu guztiak bete eta esan behar da hausnartzeko unea heldu dela orain ere

eta esan dezagun behar duguna baliabide gehiago direla

eta baita ere nik mendizabal andreari pare bat nota eman nahi dizkiot oso ondo dago gure hizkuntza zaharra egotea noski ere eta oso ondo

ondarea defendatzea eta denon hizkuntza eskubidea defendatzea baina hizkuntza eskubidea defendatzea baita ere badu alde materiala lehen esan dudan bezala eta alde material honek

errekurtso gehiago normalizazio prozesuak aurrera eramateko eta hemen

aurrekontuetan hori ez da agertzen gure ustez gutxienez ez daude baliabide

behar diren baliabideak normalizazio prozesuan aurrera pausu bat emateko ba bueno alde batera utzita hau lehen

guk noski alderdi popularraren proposamenaren kontra

ez erabiltzea berriro ere euskara bere borroka politiko

eta honekin arazoak baditu ba negoziatu dezala hau bere

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzunaren txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

zurekin hasiko naiz ez dakit zure lehenengo interbentzioa denez gai honi buruz baina ez dizut ezer ulertu aspergarria dela

esaten dizut berriro debate hau ekarriko dut hilabete barru hemen nik aipatu dudana da errealitatean gertatzen dena eta ez dakit

euskal gizarteari begiratzen duen edo ez fuera de lugar esan duzu dagoela ba errealitatea da hori esango nizuke

euskararen zer euskararen inguruan hitz egiten dugunean zer den arazoa

errepikatuko dut berriro euskara guztion ondarea da euskara

oztopoa da batzuk egiten duzuen diskurtso partidista

hori da euskararen oztopo nabarmena

uste dut hemen hausnarketa ezinbestekoa dela

bueno euzko alderdi jeltzalearekin jarraituko naiz alderdi sozialistarekin jarraitzeko

gure autonomia erkidegoan bi hizkuntz ofizialak ditugu eta eskubideak bermatu behar dira ba noski baietz adibide bat ipiniko dizut

erabiliz euskara hitz egitea estuve

ez dakit baina nire eskubidea euskaraz hitz egiteko eskubidea bermatu egin zen inolako zalantzarik gabe eta horrek ez du esan nahi hor zeuden guztiok

euskara jakin behar zutela nik uste dut eredua argi eta garbi azaltzen duela daukagun egoera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

euskararen normalizazioan aurrera egin nahi dugunak justifikatu argudiatu eta eten gabe konplexutasun horretatik argudiatzen eta defendatzen ibili behar garela eta askotan ere pena handiz

gobernua sostengatzen duen alderdia eta gobernuan dagoen alderdia etengabe bere burua justifikatu behar horrekin dagoela

euskaldunak gara euskara gaztelaniaren parekoa da haratago gainera euskara berezko hizkuntza da hemen

eskubideak eta askatasuna hainbeste aldarrikatzen den askatasun hori

inolako konplexurik gabe eta arro hemen administrazio euskalduna behar dugu eta horretarako politikak garatu behar dugu

hainbeste aldarrikatzen duzuen gernikako estatutuak hori esaten du beraz

eta ezin duguna egin da alderdi nazionalista espainiarrek ireki nahi duten eztabaida maltzur horren sareetan erori ez burua tente burua tinko eta aurrera egin behar dugu

argudioak mahai gainean jartzea ez dute balio inori ez zaizkio interesatzen argudioak eta argudioak baditugu

hemen guztiok ez daukagu askatasun bera nahi dugun bezala nahi dugun hizkuntzan lan egiteko batzuk bai beste batzuk ez beste batzuk ez

aniztasunaz garrido andreak ere lezioak ematen dizkigu zer elkarbizitza

zer aniztasun zuek zaretenak aniztasun hori errefusatzen

aniztasun hori eta elkarbizitza hori errefusatzen duenean elebakartasuna bultzatuz aurrekoan ere batzordean esan nuen mundu guztiak ezin du everestera igo

behobiako lasterketan parte hartu mundu guztiak ezin du lanpostu guztietarako sarbidea izan ba hemen garbi esan behar dugu administrazio publikoan lan egin nahi duenak baldintza batzuk bete behar ditu gustatu edo ez gustatu baldintzak betetzen baldin badituzu aurrera eta ez baldin badituzu betetzen

berari dagokion mailako lanpostua izan beharko du eta ez dago besterik ez dago besterik oso oso

eztabaida maltzur honetan eta adibideak milaka ditugu egunerokoan gertatzen direnak begira twitterren durangon gertatu zen maiatzak zortzian atzo hiru urteko umea buruan

eraman zuen esta niña solo sabe euskera pues tenemos un problema hori da gaur egun gertatzen dena eta niri pertsonalki ere gertatu zait joan semearekin eta aurpegira begiratu ere ez hitz bat euskaraz

edukazioa da edukazioa besterik ez eta asko hitz egin genezake eta argudioak eman genitzake gainera baina ni jada aspertu naiz ematea entzun nahi ez duenentzat eta nire burua justifikatu behar izatea euskalduna naizelako eta euskaraz hitz egitea eta lan egitea eta bizitzea erabaki dudalako hemen nik eta guk lan egingo dugu dagokigun administrazioa izateko

gazteleraz hitz egin euskaraz hitz egin mundu guztiak bere eskubideak bermatuak izan dezan eta askatasunean benetan aldarrikatzen duzuen

bizi ahal izateko eta gobernuari esan nahiko niokeena da euskararen normalizazioan benetan urrats sendoak emateko prest baldin bazaudete bidelagun izango gaituzuela prest egongo garela ez maximalismotik baina ezta ere minimalismotik tinko aurrera

aurrera egiteko eta politika eraginkorrak martxan jartzeko eskerrik asko ubera

martinez jaunarekin hasiko naiz akaso ados nago zurekin batzuetan gai hauek aspergarri bihurtzen direla eta seriotasun

gauzak termino berdinetan ekartzen

gauza berean bueltaka ibiltzen dira esan duzue guk gai honetan ez dugu edo ez dugu egiten

sozialistak hor izango gara inposatzea baldin bada helburua gurekin

zeuen aldetik bakarrik batez ere garrido andreak esan duen arabera esaten dudalako

eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak mendizabal andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea neretzako euskera ez da ondarea ez da altxorra

eguneroko arnasa ubera andrea esan nizun aurreko astean bilakaera soziolinguistikoak pixkanaka gertatzen direla

eredugarri bezala baino valentzian baino gu aurretik hasi ginen eta agian beraiek badute

gure alderdiak helburuak garbi dituela esan nizun hogeita hamar urte hauetan lanean aritu garela helburu garbi eta horretarako tresnak jarri ditugula

eta etengabeko lana errespetuz etengabeko lana azken hogeita hamar urteotan udalek diputazioek eta jaurlaritzak lanpostuei hizkuntza eskakizunak jartzen ibili dira gero

eta sailburuordetzak bere txostena egiten du eta ez da loteslea baina bataz beste bete egiten dute

egiten dan guztia hobetzeko da hogeita hamar urte daramazki hizkuntza eskakizunen planak eta edukiko du

horregatik aurreko legealdian ez bideo famoso horren ondoren baizik eta aurreko legealdian hizkuntza politikako sailburuordetzak administrazio horietako hogeita hemezortzi mila lanpostu aztertzeari ekin zion

osakidetza hezkuntza eta justizia ze beraiek badauzkate

amaitzeko dagoen horretan teknikariek sumatu dutenez ez da disfuntzio nabarmenik egiaztatu ez behintzat hainbeste urte pasa eta gero eta hainbeste erakundek parte hartzen ari diren prozesu bat egiteko prozesuari aurreko legealdian eman zitzaion hasieran esan duten bezala eta legebiltzar honetara ekarri zen eta baita akoba

hizkuntza politikari buruzko herriaren aginteen arteko koordinazio batzordea

lan ildo horretan sakontzea lanpostu bakoitzari ze perfil zegokion zorrozki erabakitzea

jaurlaritzako funtzio publikoarekin batera ari dira lanean lanpostuen eginkizunak eta zereginak deskribatu eta finduko dira

baita europako hizkuntzen markoan dauden eginkizunekin eta horrela erabakiko da lanpostu bakoitzaren perfila

perfila eskatzen zaien guztiei perfil bera eskatzea da helburua

horretara bideratzeko da helburua esan bezala hezkuntza saila

perfilak egiaztatzeko betebehar handiena baitu izan ere euskerazko ereduak gehien aukeratzen dituztenak dira gurasoek

edozein eta perfilek ezartzeko eredua eta metodologia eredugarria izan da eta inolako zalantzarik gabe hori demostratuta geratu da eta horretan segituko du gobernuak sailburuak esan zuen kultura batzordean ubera andrea esan zuen

herritarrekiko komunikazioetan harreman hizkuntza administrazioen arteko komunikazioetan

eta horretarako ahaleginak eta bost egin behar dira hizkuntza

futbolean bezala talde bat izanez bakoitzak bere ikutua emango dio hizkuntza politikari baina aurrera egiteko

euskerak eta gizarteak tantoak irabazteko

ezina ekinaz egiteko ez dugu behar politika minimalisten jokorik ezta politika maximalistekin jokatzerik ere horretan ados nago ubera andrea

hartzen hasteko garrido andrea ez botoak eskuratzeko lankide batek esan zidan bezala

funtzionarioa izango bazina garrido andrea eta ni herritarra zurekin euskera lasaian aritu ahal izango nuke baina funtzionario zure taldeko buruzagia izango balitz

ezingo nuke berarekin euskaraz aritu zein izango litzake kasu horretan baztertua orduan

elkarrekin podemosen ordezkaria martínez jauna zurea da hitza

asko sartuko garrido andereari jada esan diogu hemen pentsatzen duguna ya le hemos dicho a

bototara jarriko degu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cuatro contra beraz ez da onartu jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hamasei boto aldekoa berrogeita sei

ez da onartu eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztutako

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita bost contra hamaika abstentzio beraz

osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

bi mila hogeiren araberako errebalidak

hego euskal herrian baldintzak betetzen dira teorian behintzat lomcek ezarritako kanpo azterketak errebalidak bertan behera

hezkuntza komunitatea osorik kontra dago eta alderdi gehienok ere teorian hitzez behintzat aurka gaude baina praktikan ikusten ari garena da ez dela horrela praktikak ezer gutxi duela ikusteko teoriarekin eta hezkuntza komunitatea aurka baldin badago ere

horrelako batasunik ikusten eaj pse eta alderdi popularra errebaliden kanpo azterketan alde daudela ikusten ari gara eta ondorio wert eta lomceren saldu leial eta zintzoenak bilakatu direla

logikoa da eajrena ere logikoa da izan ere euskal lomcea kopiatzeko gai izan dira ze azken finean heziberri deiturikoa

nahiz eta ez datorren bat euren diskurtso teorikoarekin baina

egiten duena nahiz eta oraingoan uriarte andrea

ikasle hoberena bilakatu den erkidegoan uriarte andreak

lortu duena kontrakotasuna erabateko kontrakotasuna lortu du erkidegoan eta mundu guztia haserraraztea eta hori horrela da

ikasturte bukaeran pserena ulergaitza

celaá andrea izan zen gerlari sutsuena etxe honetan ganbera honetan heziberriren aurka eta orain aldiz heziberri aplikatzen ari zarete

hezkuntza plataformen topagunean alderdi guztioi galderak egin zizkigun baita zuei ere eta galdera zen

osatzen dutena ez balitz zoritxarrez ba ikasleak direla galtzaile handienak eta gure hezkuntza sistema dela galtzen irteten

erkidegoan izugarrizko baldintzak ditugu izugarrizko baldintzak ditugu daukagun anabasa momentu honetan ebaluazio sisteman daukagun anabasa hori kopontzako indarrean dauden

hausnartu eztabaida bat ireki eta benetan ordenatzeko seguru nago adostasuna lortuko genukeela eta babesa izango zenuke uriarte andrea gure babesa izango zenuke hezkuntza komunitatearen

benetan eta iruditzen zaigu horretarako aukera paregabea dugula

zein den bere jarrera bere borondatea planto egin du planto egin zuen iazko ikasturtean eta orain ere planto egiten

nik neronek iazko ikasturtean hirugarren mailako ikasle baten ama nintzen aldetik ere planto egin nuen planto egin nuen nora goaz zer nahi dugu zein etorkizun nahi dugu

hoberena ezta ba iruditzen zaigu badugula zera onartu

eta ehun eta hogeita zazpi barra bi mila hamabost heziberriren dekretuak bertan behera uzteko baldintzak ditugu probestu dezagun gehiengoa daukagu

benetan buelta emateko baina zerk zerk oztopatzen dizu uriarte andrea eske zerk oztopatzen digu horretarako ez dugu ulertzen

benetan konpartitzen duela alderdi popularraren hezkuntza

konpartitzen duzue horrela baldin bada isiltzen naiz eta bakoitzak

tira egin dezala eta gero atzo aukera eduki nuen ikusteko kupoan

ekintzez ia ez hitzez ekintzez beraz

dena esanda dago baina eskertuko geniokeena gobernu honi da argi hitz egitea argi hitz egitea

aurten zer gertatu da aurtengo ikasturtean zer gertatu da hezkuntza sailak ikusi zuenean iazko

bai baina ez ez baina bai badirudi ez zuela aplikatuko guk ere idatzizko galdera batzuk egin genizkizun uriarte andrea erantzunak jaso genituen ez zen garbi erantzuten baina azken momentuan

ikasturte bukaeran atzetik eta isilean komunikatuak ikastetxeetara egun batetik bestera azterketak egiteko hori da

gertatu dena ez dakit prest daudenean eragile ezberdinak korrespontsabilitatez arduraz jokatzeko ez dakit

hezkuntza sailari gainera ikusi espainian bertan ere espainiako eskola kontseiluak gomendio bat eman dio ministeritzari eta

beraz ez dago zertan aplikatu ez dago zertan aplikatu gainera ere espainiako eskola kontseiluak berak aitortzen du estatuan bertan maila desberdinetan garatu dela lomce eta

aldaketa bat emateko orduan ez dugu ulertzen hemen erkidegoan zelan tematzen garen lomce aplikatzeko hori bai eusko labelarekin

ez dakit nik ez dakit horrela benetan pentsatzen duzuen akordio bat lantzea hainbeste aldarrikatzen duzuen eta gu ere ikusten dugu beharra inoiz baino gehiago gainera akordio bat lantzeko ez dakit ildo honetatik posible ikusten duzuen hori egitea

proposamen hau badakizue azaroan erroldatu genuen eta diot zintzotasun osoz pentsatzen genuen

pentsatzen genuen proposamena erregistratuta ikusita hezkuntza komunitatean zegoen egoera ikusita baldintzak

hezkuntza sailak gobernu honek erreakzionatuko zuela eta benetan ez zituela aplikatuko baina konfunditu ginen

eztabaidara ikusita ikastetxeetara egun batetik bestera ari zaretela bidali dituzuela komunikatuak kanpoko azterketa hauek egiteko

jakin guk lomceri heziberriren dekretuei planto egiten jarraituko dugula

guztia azalduko diogula eta espero dugu planto horretara zuek ere gehitzea hori espero dugu hori espero dugu

hausnarketa sakon bat eta serio bat ematea baldintzak ematen dira

inoiz baino hobeagoak eta ez guk esaten dugulako ez begiratu guri ez begiratu guri begiratu hezkuntza komunitateari begiratu eragile desberdinei eta jarri ezazue domina jarri domina

baina behintzat erreakzionatu garai zaudete erreakzionatu

erreakzionatu eta nire txanda bukatzeko nire elkartasuna eta eh bilduren elkartasuna adierazi nahiko genieke gaur hor kanpoan kalitatezko hezkuntza sistemaren alde mobilizatzera aldarrikapena ekartzera etorri diren guztiei eta egunero egunero lanean dihardutenei baita ere egun hauetan kalera

herri honek merezi duen hezkuntza sistema guztion artean eraikitzeko eta zuk ere
uriarte andrea tokia daukazu gehitu zaitez eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko presidente andrea bistakoa da guk ez diogula aldeko botorik emango eh bilduk proposatzen digun legez bestekoari zer da heziberri

lehenengoa marko pedagogiko bat adostea eginda dagoena bigarrena dekretu batzuk garatzea

garatu behar diren ikasleek zer ikasi behar duten curriculum horiek

eta hirugarren fasea da hasteko dagoena edo hastear euskal hezkuntzaren edo hezkuntzaren euskal legea saiatzen ari zarete

ubera andrea gure ustez gaur hona ekarri duzuen proposamen horrekin segitzeko ahalegin bat besterik ez da aurreko puntuan esaten nuen kanta bezala

gezur bat mila aldiz errepikatu hitzez hitz handik gutxira ikusi egia bihurtzen

azaroan erregistratu zenutela baina gutxienez kuriosoa iruditzen zait hemen esan den bezala greba egin den astean plenoan sartzea gaia

lehenik eta behin eskatzen duzue derrigorrezko bigarren hezkuntzan

berehala eteteko eta bertan behera uzteko baina ez dira existitzen beraz nekez utzi daiteke bertan behera existitzen ez den gauza bat herri honetan inoiz planteatu ez den gauza bat pentsatzen dugu lomce aurreikusten duenari buruz ariko zarela hau da derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta batxilergoko

kontua da pasa den azaroan gobernuko hezkuntza sailak eta estatuko beste hainbat sailek ministerioarekin izandako negozioen ondorioz lortu zela

estatu mailan hezkuntzaren paktua lortu artean eta hori errege lege dekretuz egin zela iazkoa abenduan eta zuk badakizu ze idatzizko galdera bat egin zenion uriarte andereari

otsailean horiek horrela beti bezala

hau da materia guztiak gaindituta eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulua berriz materia guztiak

erabakitzen badu gainditu gabeko materiekin ere pasa daiteke

beraz zuen proposamenaren lehenengo puntuak ez du zentzurik ziklo bukaerako errebalidarik ez dagoelako dagoeneko

bigarren puntuarekin hor bigarrenean eskatzen duzuena da heziberriren

baina heziberrin ez dago inolako ebaluazio dekreturik heziberriren barruan egin dena da curriculumak garatzeko dekretua haurreskolan lehen eta bigarren hezkuntzan eta batxilergoan zein curriculum garatu behar diren jakiteko dekretuak eta dekretu horiek egiteko

hau da heziberriren bigarren fasea hasieran esan dudan bezala horregatik dekretu horiek ezagutzera eman zirenean hezkuntza sailak adierazi zuen bezala hezkuntza proiektu propioren ondorio eta fruitu izan dira dekretu horiek

dekretu horiek indarrean segitzeko asmoarekin egin ziren

errekurritu egin zituela dekretu horiek beraz zaila da ulertzea lomceren segida direla esatea zuek lomceren segida direla esaten dezue eta bitartean

errekurrituta dauzka dekretuak hemen zerbait gertatzen da ulertzen ez dena heziberri ezagutzera eman zenean sailak argi eta garbi esan zuen

ezerezetik abiatzen ordura arte jasotako eskarmentu guztia beregana hartzen zuela hau da

horiek guztiak lagundu baitute gaur egun dugun kultura pedagogikoa eraikitzerakoan eta euskal hezkuntza komunitateak bat egiten du horrekin

euskal curriculumaren proiektuak eta proiektu horiek egiteko ados jarri ziren

hezkuntzako eredu hori izan zen oinarria eta gizarteak aurrera egiten duen neurrian dira proiektu horiek denak beraz zuen proposamenaren bigarren puntuak ere ez du funtsean arrazoirik heziberrin ebaluazio dekreturik ez dagoelako

eta eztabaida garatzeko adostasun handi bat diseinatzeko eta hori ez du baztertu sailak inoiz ere ez du ukatu

sailak horixe izan da aurreko legealdian sailak erabili duen prozedura

bai hezkuntza proiektu pedagogikoa eta baita horren ondoriozko dekretuak hezkuntza eragile gehienen parte hartzearekin egin zela ahaztu

aurreko legealdira arte inoiz ez duela hainbeste galdera eta iritzi bildu hezkuntza sail batek eta ekarpenak onartu gainera

egon da eragileekin eta ia zortziehun ekarpen jaso zituen eta gehienak erantzun egin ditu

gure hezkuntzako sistemak aurrera egiteko zuek emandako laguntza eskasagatik kexatzeko garaia ez da orain ez lagundu eta gainera herri honetan

hezkuntzarako proposamenik aurreratuena lomcerekin berdintzeko egin duzuen saiakera hoberena diot zeren lomcek ez bezela

baditu hainbat kontzeptu oso modernoak hala nola orain arte ez bezalako konpetentzietan oinarritutako hezkuntza irakasleen konpetentziak ikasleen irteerako profila hau da ume batek

bukatzen duenean ze ikasita atera behar den ebaluazioren kultura

kanta horretan errepikatzen den bezela horixe bakarrik lomceren segida da heziberri guk argi daukagu

beraz zuen proposameneko hiru puntuak xake txarrak dira
huts egiteko hiru xake txar eskerrik asko mendizabal
andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen talde talde popularraren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

ubera andrea zurea da hitza bengoechea andrea

ados ez egotea kezkatuko nintzateke esango bazenit gurekin

zaudela badirudi barkamena eskatu behar dugula etxe honetan proposamenak ekartzeagatik inoiz ez da momentua inoiz beti dago gaizki dena erasotzat hartzen duzue benetan nago

ulertzen aurkezten baditugu aurkezten ditugulako ez baditugu aurkezten ez ditugulako aurkezten niri handitan gustatuko litzaidake eajko bezalakoa izatea kriston autoestima eta hemen herria

ez direla bakarrik guk bideratu beharrekoak eta guk bakarrik aurrera eraman beharrekoak badakigu guztiokin batera landu behar ditugula guztiekin batera adostu behar ditugula elkarrizketa bideratu behar dela eta hezkuntzan inon baino gehiago beharrezkoa da elkarrizketa eta proposamenak behar ditugu are gehiago aurkitzen garen momentu honetan kontziente ginen oso kontziente ginen esango zenigutela ez dela momentua manipulazioa dela

esango zeniguten eta pentsatu nahi duzuena

duzuen benetan inporta zaidana da kalitatezko hezkuntza sistema

benetan ardura zaizula herri honek kalitatezko hezkuntza sistema izatea eta

proposamen horiek ekartzen ikusita gobernu honen itxikeria gaitasun falta eta

eta ikusten dugun modu bakarra da eta guk egin nahi duguna da aportatu

ez dugu asmatuko baina guk aportatu nahi dugu eta benetan hain kezkatuak

ez dut ukatzen kezkatuak egongo zaretenik

eta hainbeste molestatzen bazaizue guk proposamenak ekartzea ekarri zuek desiratzen nago oraindik ez dut ikusi proposamen bat bera ere ez

ekarri nahi duzuenean guri berdin zaigu momentua berdin zaigu ekarri eztabaidatuko dugu saiatuko gara adosten baina ekarri

hezkuntza batez ere etorkizuneko erronkei erantzun behar die eta ez iraganari erantzun eta momentu honetan gaude iraganari erantzuten ez gara gai izan

eta noski akordioa behar dugula akordioa behar dugu epe ertainera eta epe luzera begira baina egunerokotasunari erantzun egokia emateko eta hori da ez daukaguna hori da gobernu honek

ez dabilena egiten hori da begira eta ez dugu guk esaten ez dugu guk esaten

duzuenik zuek esaten duzue lomce aplikatzen duzuela hau

egin duen idatzi bat hau zuek jaso duzue kupoan bertan zuek jaso duzue las actuaciones para la

eh bilduk begira ez da egia ez da egia heziberriren lehengo fasean adostasuna egon zela ez da egia eragileak argazkian agertu ziren bai baina ez zuten sinatu

bai baina egia da egia da ez zenituztela kontutan hartu ekarpenak gezurra da ekarpenak kontutan hartu zenituztela beraz dena dena kontatu eta markoa lomce da ikustea besterik ez dago ikastetxeetara igorri den idazkia

ikastetxeetan irakasleak ikasleak nola ibiltzen diren ba irakurri hau irakurri mesedez hartu tartetxo bat eta irakurri hezkuntza sailak zer bidali duen

eta ondorioz heziberri zer den eta benetan zer bilatzen den honekin zer bilatzen den begira

bilatu behar duena da kalitatezko hezkuntza sistema bat lortzea bilatu behar du ikasleen zerbitzura egotea eta ez momentu honetan dagoen anabasa beraz erreakzionatu mesedez erreakzionatu hasi ekarpenak egiten

nahi duzuenok ekarpenak ekarri prest gaude eztabaidatzeko eta saiatzeko adostasunak bilatzen baina mesedez egin
ze herri honek behar du behar du eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea ubera andrea esan nizun aurreko astean

hemengo taldeei ezer ukatzeko ekarri dezakezue edozein proposamen

edozein proposamen ekartzeko guk eskubidea daukagu esateko kasualitate handi xamarra iruditzen zaigula azaroan erregistratutako ekimen bat

esan nizun aurreko astean ere baietz harrokeriarik gabe autoestima handia daukagu zergatik herri honetan

hainbat urteetan gure gobernuei esker

gure gobernuak eajren eta beste alderdiekin batera gobernuak osatu ditugulako eta gauzak aurrera atera ditugulako beste batzuk beste gauza batzutara egon zareten bezela orduan autoestima beti

hemen erakutsi dezu agiriren bat ez dakit ze agiri dan baino

ikastetxeetako zuzendariek espresuki eskatu digutela

mesedez argitzeko ze zuek zabiltzate desinformatzen eta nahasmena sortzen eta boikota egiten ere bai ebaluazio diagnostikoei eta gainerako kontui eta ordun

beraiek eskatu zietelako departamentuari señora macazaga exactamente

herri honek behar duena da funtsezkoak diren gaietan

eta horietako bat da hezkuntza eta garrantzizko arrazoiengatik gure seme alaben bizibidea izateko oinarria delako gure herria egiteko oinarria delako

lotzen direlako hezkuntzan doazelako euskararen aurrerapena bakerako kultura ondo lan egitearen balioa bertakoa izateaz ohartzea eta hezkuntzaren bidez markatzen dugulako

norantz jo herri bezala bai ekonomian gizartegintzan kulturgintzan eta abar hezkuntza egitasmo nagusiak iraunkorra izan behar du

hori baita eragile guztiek eta herritarrek eskatzen digutena hezkuntzak ari bat behar du gobernuaren alderdi bat aldatzen den bakoitzean

herriaren errealitateari eta herri bezala ditugun beharrei eta helburuei erantzungo dion euskal hezkuntza sistema behar dugu oinarritik bukaeraraino

iraunkortasuna eta nortasuna horra gure sistemak behar dituen bi elementu nagusi

hori guztion artean egin beharko dugu eskola publikoa eta eskola kontzertatuak kristau eskola eta ikastolak kontuan hartuz eta

izan ere erraza baita egiten duenari kritika egiteko konsignak botatzen baina zein da zuen ekarpena

egibar jauna lehenengo puntuan esan dizuet eta ematen du ezker abertzaleari molestatzen diena da eajk

baita hezkuntzan ere euskal hezkuntzaren legea egiterakoan hor ikusiko dugu zein diren batzuen eta besteen aportazioak hor izango da guztien ekarpenak egiteko garaia hor dezu aukera paregabea zuen proposamenak egiteko ikusiko dugu

zer daukazuen eskerrik asko mendizabal andrea euskal talde popularra bengoechea andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga anderea zurea da hitza

digo filosofía mila esker eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa hamazazpi contra hogei abstentzio beraz onartuta geratu da osoko